ezinbestekoak ziren pertsonen lankidetza eskatu zen eta pertsona horiek bakarrik izan zuten auzi honen inguruko informazioa hogei mila hamabi bi mila hamairu eta bi mila hamairu bi mila hamalau ikasturteetan irakaslearen jarduera guztien

ikuskaritza eta ikastetxeetako zuzendaritzen arteko erabateko koordinazioan

zaintza diskretuarekin jarraitu zen zaintza horretan ikastetxeko zuzendaritzaren inplikazioa ere izan zen

aurtengo bi mila hamabost bi mila hamasei ikasturte honetan zaintzarekin jarraitu da horretarako

ikuskaria ikastetxera joan zen egoeraren gaineko azterketa egiteko asmoz irakaslea ikastetxean kokatu

azken finean egoera lekuan bertan ezagutu eta neurri posibleak aztertzea

eta baita horiek aurrera eramateko pertsona egokiak ezagutzea ere bisita hartan egiaztatu ahal izan zen ikastetxeko egoera guztiz normalizatua zela

honen berri herenegun eman zitzaien ikastetxeko guraso elkarteari eta zuzendaritzari

bilera horretan irakasle honek aurreko bi urteetan lan egin zuen bi ikastetxeetako zuzendariek eta guraso elkarteek ere parte hartu zuten jakinarazi dutenez zuzendari horien testigantzek familien lasaitasunerako balio izan dute otra de las cuestiones que

momentu horretan ez genekien epaitegian eginbideak zabalik zeudenik bi mila hamabosteko ekainetik zabalik hain zuzen ere informazio hori

euskadiko fiskal nagusiak joan zen asteko ostiralean komunikatu zigun

gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

hezkuntza sailaren bi mila hamaseiko lan eskaintza publikoari buruz celaá andrea zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

muchas gracias eskerrik asko celaá andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

administración vasca ondo dakizunez bi mila hamabost hamasei ikasturte honetan berrehun eta hirurogeita hamabost irakaslek ekin diote beraien praktikei azken epe gainditu ondoren beraz enplegu egonkorra lortu duten

enplegu publikorako eskaintza horri esker dakizunez legaltasunaren barruan eskaini

eta arrakastaz eta gora beherarik gabe burutu zen era berean ezaguna zaizu

hezkuntza enplegu publikorako eskaintza berri batekin ari dela lanean jaurlaritza

ondorioz eskaintza publiko berri hori behar bezala jasoa gelditu da legebiltzar honek laster eztabaidatuko dituen bi mila hamaseiko aurrekontuen lege proiektuan

hezkuntza arloan erantzukizunak izan dituzunez eta beraz hezkuntza administrazioak gidatzen duten arau eta prozedurak ezagutzen dituzunez

behar zenuke gai honetan gure helburua irakasleen enpleguari egonkortasun handiago bermatzea dela betiere segurtasun juridikoa babestuz hautagai izango direnen itxaropenak eta ahalegina zapuztu gelditu ez daitezen

puntua galdera estitxu breñas gonzález de zárate eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina donostiako bellas artes jauregiaren

eskerrik asko eguerdi on denoi sailburu donostiako bellas artes zinema jauregiaren kupulari botatzeari heldu zion aurreko astean jabea den sade enpresak donostiako udalaren eta

aginduz eta jaurlaritzaren babesarekin berehalako hondamen egoeran zegoela baloratu ostean era berean kupularen berreraikitze filologikoa ere egiteko

baina gauzatzeko inongo eperik eman gabe eta inongo proiekturik eskatu gabe kupula berme guztiekin berregin ahal dadin

garbi adierazi du ez duela inongo asmorik kupula berregiteko horrek eraikinari

etxe batek badakigulako denok nola amaitzen duen bestalde

alkatea esaten hasi dira eraikina bera ere ez dagoela ondo eta ikuspegi horrek saderen bertan hotela egiteko asmoa berpiztu egiten du

iraun dezan jaurlaritzaren ardura da eraikina zaintzea eta kupula berreginaraztea edo berregitea subsidiarioki bada ere

bere hogeita hamabost puntu bi artikuluan eta bidezkotzat jo ezkero

eskatu ahal zaiolarik egoera honetara heldu gara agintariek ez duzuelako erantzukizunez jokatu ez diozuelako jabeari exijitu behar bezala eta aktiboki eraikin historiko hau zaindu dezan eta egun desagertzeko zorian egon daiteke

saderen asmoa hasiera hasieratik eraikina hondatzen uztea eta aitzakia horrekin botatzeko

hori udala aldundia eta jaurlaritzaren babesaz gertatzen ari da

jartzera behartuko duen inongo bermerik interes ekonomikoak ondarearen defentsaren gainetik berriro ere eta are larriagoa da donostia bi mila hamasei hiriburutzaren ateetan gaudenean eta donostia zinemaren hiriburua izanik datu hauekin pentsatu dezakegun gauza bakarra da ondarearekiko axolagabekeria beste kasu

eta eraikinaren heriotza sinatu duzuela dagoeneko saderen interesei eutsiz ematen du babestuta dagoen eraikina hiltzen utziko duzuela bertan agian hotela egiteko horrela diru publikoarekin sade enpresa pribatuaren interesekin bat eginik

se hará una ejecución subsidiaria eta jakin nahi genuke esandako hori egia

sadek egin ezean donostiako bellas artes jauregiko kupula subsidiarioki berreraikiko du euskal kultur ondare legeari jarraiki besterik ez
eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea jaurlaritza uriarte andrea zurea da hitza

eusko jaurlaritza gipuzkoako foru aldundia eta udala elkarren arteko adostasunez eta koordinazioan hari gara

behar bezala eman zitzaion sade enpresari kupulari buruz duela gutxi hartutako erabakiaren berri eta enpresa hori jarduerak

komunikabideei ere jakinarazi genien hiru erakundeek adostutako prentsa ohar baten bidez erabaki horrek kupula erretiratzea ez ezik berori berreraikitzea ere eskatzen zuen horretarako arrazoia oso erraza da

argi eta garbi hondakinetan zegoen oso deskonposizio egoera aurreratuan

betoi armatua horregatik eman zen

era koordinatuan azpimarratzen dut hori kupula era filologikoan birjartzeko agindua horrek hau esan nahi du arte ederretako jauregiaren hasierako proiektua eta benetan gauzatu dena kontuan hartuta egin beharko da kupularen

oraingoz kupula erretiratu da eta ondoren adierazitako baldintzetan

beharko da enpresak egin beharko du

edo behar izanez gero gipuzkoako foru aldundiak egin ahal izango ditu zuzenean donostiako udalarekin eta eusko jaurlaritzarekin lankidetzan eraikinaren osotasuna ziurtatzeko atzeratu ezin diren obrak

lan horien kostua enpresari eskatu ahal izateko horixe da aipatu duzun ondarearen legearen jasota agertzen dena

eskerrik asko lehenik eta behin antxustegitarrak

ordezkariak agurtu nahiko nituzke hor goian daudela ongi etorri denoi

konpromiso zehatz batekin hori nahiko genuke behintzat gure taldean zentzu horretan esan beharra dago hau ez dela itsasontzi soil baten historia hau ez dela familia bakar baten historia hau denon ardura den euskal ondarearen historia da ondare berreskurapenean eredu izan daitekeena ahal den lasterren jardunez gero noski itsasontziaren egoera larriak atzera bueltarik ez izan baino lehenago laburtuz hauxe da antxustegi erkidegoko atunontzi zaharrenaren historia gutxi gora behera mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian museora

tartean gertatu dena zera da museoaren eta agintarien

eta hori estaltzeko gezurren pilaketa itsasontzia iazko azaroko gau batean erditik kentzeko museoaren saialdiarekin batera ere gauzak horrela

itsasontziak etorkizunik ez duela iragarri eta ez berreskuratzea erabakitzen du erabaki zenuen bere hondamen egoeragatik tecnaliaren txostenean oinarrituz

esanguratsu bat izateaz gain eduki aldetik ez nahikotzat jo zuen legebiltzarreko kultura batzordeak

eskatu genuen azkenik albaolaren txostena heldu zen aurtengo ekainaren amaieran txostenean antxustegiren ondare balioa kontserbazio egoera eta berreskuratzeko proposamena jasotzen dira eta dio ez dela beranduegi ontzia berreskuratzeko dituen kalteak larriak izanda ere oraindik konpondu daitezkeela bere garaiko integritatea bereganatuz

uztailaren amaieran itsasontzia berreskuratzea erabakitzen du hiru fasetan lehena kokapen egokia bilatzea bigarrena berau sendatzea

berreraikitzea albaolaren txostenaren gomendioei jarraituz beraz lehena da premiazko urratsa kokapen berrira eramatea

alegia baina oraindik ez da egin erabaki hori hartu zenetik

eta iniziatiba ezaren ondorioz itsasontziaren egoera gero eta larriagoa da ikus ditzakegu argazki hauek

itsasontzia museora eraman zuteneko argazkia

da museoa inauguratu zeneko argazkia bi mila hiruan aurrekoa mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian

uztailan zeukan egoera eta hauxe da gaur egun daukaguna museoan egon eta gero eta agintarien iniziatiba eza eta gero hauxe da

egoera erabat hondatuta idatzizko galdera batean

udalarekin harremanetan kokapen berriari buruzko informazioa emateko eta eramateko prozesua koordinatzeko eta bestetik lekuz aldatzea

espezializatu bati ados baina ez diguzu erantzun ea noiz hau da zein data zehatzetan egingo den lekualdatzea

eta horrexegatik horixe bera galdetzen dizugu ba al dauka jaurlaritzak data zehatzik aurreikusita antxustegi itsasontzia bilboko euskalduna zubipera eramateko data zehatz bat nahi dugu hori bakarrik

pasa den astean bertan erantzun genuen gai honi buruz zuk egindako idatzizko galdera

gure asmoa antxustegi arrantza itsasontzia

bilboko euskalduna zubipera txosten hori ondo ezagutuko duzulakoan nago

ekainaren hogeita seian kultura batzordean onartutako legez besteko proposamena betez gainera oker ez banago zuk zeuk aurkeztu zenuen

eta garrantzitsuak iruditzen zaizkidanez hemen gogorarazi nahi ditut lehenik eta behin antxustegi itsasontzia egonkortu ahal izateko kokapen ego bat bilatzea beharrezkoa dela adierazten da eta horretarako euskalduna

da lehenengo erronka nagusia bigarrenik itsasontzia atzerabiderik gabeko degradatze prozesuan dagoela azpimarratzen da eta hirugarrenik

neurriak hartzeko beharra adierazten da idatziz

eman dira besteak beste udalarekin harremanetan jarri gara kokapen berriari buruzko informazioa emateko

atzo bertan jaso genuen bilboko udalaren erantzuna itsasontzia euskalduna zubipean kokatzea ezinezkoa dela adieraziz así pues

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok

ruiz de arbulo jauna beltrán de heredia andrea zurea da hitza

casos eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

dieten ekonomia kontrolik ezari buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza gracias presidenta vamos a ver

eskerrik asko ruiz de aburlo jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

osasuneko sailburuari egina osakidetzak erretinako kirurgiaren ondorioz itsu geratu diren pertsonei eragindako kaltea erreparatzeari buruz

denoi lehenik eta behin gure elkartasuna adierazi nahiko genieke erretinako kirurgia egiterakoan

produktu toxiko bat erabiltzeagatik itsu geratu diren pertsona guztiei

gogorra eta latza izan behar da egun batetik bestera iluntasunean geratzea eta norberaren bizitza goitik behera

zoazenean kirurgia bat egitera ustez gainera printzipioz hobeto ikusteko eta emaitza kontrakoa bilatzen denean gaurkoan ez ditut errepikatu nahi eta ez ditut mahai gainean jarriko komunikabideetan irten diren datu desberdinak baina bai eskatuko

ba txanda honetan datuak datu zuzenak mahai gainean

gaurko interpelazioaren planteamendua besteetan baino modu eraikitzaileagoan planteatzea izan dugu helburu nahiz eta guk beti

gure interpelazioak eta ekimenak modu eraikitzailean planteatzen

alde batetik iruditzen zaigulako gertaturikoa oso larria den neurrian

hizpide izan behar zuela minutu batzuk besterik ez bada ere eta beraz gure ohiko

gaiak iruditzen zaigulako benetan gertatutakoa larria dela ustez botika edo produktu toxiko baten ondorioz izan da baina ez dakigu zehazki benetan zeintzuk izan diren arrazoiak eta bestetik kontrastatzeko

osakidetza pertsona hauen ondoan ari dela ondoan dagoela hartu beharreko neurri guztiak bideratzen berriro beraiek pertsona horiek beraien bizitza berri horretara egokitzeko neurriak bideak errazteko

den pertsona batek ordura arte oso normala arrunta ohikoa izan diren hainbat gauza ez ohiko bilakatzen delako eta horrek eskatzen du bizitza berri batetara egokitzea eta iruditzen zaigu hor konpentsazioetaz

baizik eta zerbait gehiagotaz ari garela gizarte zerbitzuetatik laguntza bat

egon daitezkeen bideak ahalbidetu ahal izateko bizitza berrira egokitzeko eta abar luze bat oso kontziente gara horrelako zoritxar bat inoiz ezin dela konpentsatu ez dagoela modurik horri buelta bat emateko baina bai behintzat arintzeko

neurrian eta beraz guk osakidetzari eta osasun sailari eskatzen dioguna da pazienteen pertsona horien ondoan egotea

parte proaktiboa izan da osakidetza nahigabe baina horrela izan da iruditzen zaigu momentu honetan ere hori horrela izanda inplikatutako eragile izanda ekimena hartu beharko duela agian hartu du

zerbait bideratua dagoela gaur hori kontrastatu nahi dugu osakidetza osasun saila benetan hor inplikatzen ari dela

badakigu ezinezkoa izaten dela gauza guzti guztiei aurre egitea eta dena prebenitzea baina halako kasuak gertatzen direnean hausnarketaren bat edo azterketaren bat egiten ahal da hau da kirurgia bat egiterako orduan

azterketaren bat protokoloren bat jarraitzen ahal du osakidetzak hori ere gustatuko litzaiguke argituko bazenigu zure txandan ez dakit horren inguruan hausnarketarik egin duzuen modurik badagoen

komunikabideen bidez informazioren bat iritsi zaigu osakidetza bera egingo dela erreklamazioen hartzaile eta berak bideratuko dituela

indemnizazioak eta ondoren farmazeutikari berak erreklamatuko

baina guzti hau guzti hau edo dakigun apurra komunikabideen bidez jakin izan dugu eta hiru hilabeteren ondoren ez hartu gaitzespen bezala darpón jauna baina horrelakoetan ez legoke gaizki beste gobernu batzuek ere egin izan dute hartu telefonoa eta harreman zuzenetan jarri legebiltzarreko taldeekin

gauzak horrela daude iruditzen zait informazio hori guztioi

harreman zuzen baten bidez tira ez nahiz gehiago luzatuko eta lehenengo txanda hau bukatzeko galdera

zer egiten ari da edo zer egingo du osasun sailak osakidetzarekin batera

egindako erretinako kirurgiaren ondorioz itsu geratu diren pertsonei eragindako kaltea erreparatzeko jakinik kalte hori guztiz

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

egun on guztioi lehenik eta behin berriro adierazi nahi dut osasun sailak eta osakidetzak benetan sentitzen dutela pertsona hauei egin zaien kaltea

eta egindako kalteak ez du konponbiderik baina ziurtatzen dizut nola saila ala osakidetza egoerak eskatzen duen errespetua eta kontua

eta hau ez da soilik lelo bat pertsonak eta pertsonen ongizatea dira gure eguneroko jarreraren oinarria también

produktu hori erabiltzeari utziko zaio segituan

beren jardunean azkar ibiltzea erabakigarria da arazo honi muga jartzeko

astean ateratako oharrean esan genuen bezala euskadin hamairu lagun dira kaltetuak haietatik bederatziri osakidetzan

ebakuntza eta beste laurei berriz zentro pribatu batean kasu guztietan arazoaren

lehenik eta behin eskertu emandako azalpenak

egindako guztiak eta lana eta ez dugu zalantzan jarri nahi ere

zirenik baina egia da ere lehenengo txanda honetan eman dizkiguzu azalpenak egin dituzuen urratsak eman dituzuen pausuak produktu botika horren ingurukoak alegia ba ikertzea

egin duen baina ez diguzu erantzun esan diguzu pazienteen ondoan zaudetela baina ze ekimen hartu duzuen pazienteekiko iruditzen zaigu eta eskertuko genuke bigarren txanda horretan ere

ondoan egoteko zein ekimen hartu duen osakidetzak

garrantzitsua dela kasu honetan xehetasunez jakitea hartu diren neurriak hala ere iruditzen zaigu ikusita gertakariaren larritasuna garrantzitsua litzatekeela ganbera honetan aho batez

gai honen inguruko gure konpromisoa eta pazienteen ondoan

helburu horrekin gure taldeak mozio bat aurkeztuko du elkartasuna adierazteaz gain pazienteen ondoan egoteko guztiok

ahalbidetzen ditugun eta errazten ditugun neurri horiek zeintzuk izango diren esplizituki adieraziz eta iruditzen zaigu hor inportantea litzatekeela guztion arteko adostasunez eginiko

izatea iruditzen zaigulako horrelako kasuetan dela inoiz baino gehiago ikusi behar dutela beraien ordezkari politikoek berdin da zein sentsibilitate duten beraien ondoan daudela eta konpromisoak hartzen ditugula ahal den neurrian

gure ustez ezin gara mugatu konpentsazio ekonomikoetara hemen diruak dena ez duelako konpontzen baizik eta lehen esan dugun bezala

beraiei momentu honetan bizitza egun batetik bestera aldatu zaien honetan bizitza berri horretara egokitzeko izan ditzaketen behar litzaketen

laguntza aholkularitza horiek ere erraztea imajinatu egun batetik bestera itsu geratzen zarela eta

zure egunerokotasuneko orain ustez oso sinpleak diren ekimenak aldatu egiten dira ohiturak aldatu egiten dira eta hor arreta psikologikoa gizarte laguntzaileena eta hainbat

izan daitezkeela beraiek nolabait hori hartzeko prest egongo balira iruditzen zaigu honetan ikerketa bukaeraraino eraman beharko litzatekeela muturreraino eraman beharko litzatekeela argi jasotzeko zein izan

zorigaiztoko egoera honen arrazoiak horrela ere hemendik aurrera ere

ahal izateko jakinda ere beti ekiditea zaila izaten dela baina behintzat gure eskura ditugun neurriak ahalbidetzeko eta gure partetik besterik ez beno agian beste kontutxo bat aipatu duzu momentu batetan ia ezinezkoa dela berriro

eskertuko genuke behintzat produktu hori gure praktika klinikoetatik eta gure ospitaleetatik

egon daitekeen portzentaje hori ere aukerak ematen dituena berriro horrelakorik gertatzeko

gertatu ez dadin besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera anderea darpón jauna zurea da hitza

ematen berarengana jo duten pertsona guztiei

haien legezko ordezkariei eta zuzenean harremanetan dago zoritxar horren ondorioak izan dituzten guztiekin berriro diot

sentitzeaz gainera errespetuz eta kontu handiz ari direla

jokatzen bai laguntzaren alorrean alaalor juridikoan

egiatiarik ezari buruz

eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuok

eskerrik asko presidente andrea berriro legebiltzarkideok garrido andrea gaur dela gutxi hemen berton egon nintzen

erantzuna ematen gaur dela gutxi oso argi azaldu nituen zure galderan adierazten dituzun zalantza guztiak

obligaciones contabilizadas señora garrido eskerrik asko darpón jauna garrido andrea zurea da hitza

sin ejecución de inversiones eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeigarren puntua
galdera patxi elola azpeitia euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

elola jauna zurea da hitza eskerrik asko eta arratsalde on guztioi
arratsalde on sailburu patxi lópez lehendakariaren garraio sailak lan egin zuen bi mila hamabian

prestakuntzan era horretara ordezkatzeko garraio jasangarriko aurreko plan zuzentzailea zeinen indarraldia bi mila hamabiko abenduan bukatzen zen prestatzeko orduan mugikortasun jasangarriko planean partaide izan ziren foru

mugikortasunean inplikatutako beste eragile batzuk eta herritarrak ere noski plana garapen fase

ez zen aurrera eraman izan jaurlaritza kontseilura onetsia izateko jaurlaritza hura

eta kontrol ekonomiko bulegoaren txosten ekonomikoa aurkako zuelako beraren finantzaketari buruzko ohartarazpen batzuekin

ez zen gaindiezina sozialistek uste dugu euskadin urgentziaz behar duela

mugikortasunaren ikuspegi partekatu integral bat lurralde eredu orekatuagoa koordinatuagoa eta ingurumenaren eta sozioekonomikoaren aldetik jasangarriagoa ekarriko duena

bi mila hamairu bi mila hogei aldirako garraio jasangarriaren gida plana onartzeko asmoa azaldu zuen

bi mila hamairu bi mila hogeiko garraio jasangarriaren gida plana onartzea eskerrik asko elola jauna

gobernu honek ekonomia gizarte eta ingurumen alorreko bidean aurrera egiteko konpromisoaren barruan garraio iraunkorraren bi mila hogei plan zuzendaria aurkeztu zuen

txosten bat eratu zen euskadiko garraio agintaritzaren barruan maiatzeko ondoren toki eta foru gobernuetan izandako aldaketen ondorioz denbora gehiago behar izan dugu txosten horretako lanak amaitzeko eta adostasunak lortzeko plan zuzendariak bost helburu nagusi ditu bata ondo planifikatutako eta antolatutako garraio sare iraunkorra garatuz

irisgarritasun unibertsala eta iraunkorra lortzea hirugarrena garraio moduen oreka berria bultzatzea intermodalitatearen garapena bultzatuz

euskadik europan duen posizioa estrategikoa indartzea

finantzaketarako sistema iraunkorraren eta eraginkorra sustatu funtsezkoa eta lehentasunezkoa da helburu
ahalik eta adostasun handia lortzea eta jaurlaritza hau bere ahalegin guztia egiten ari da hori lortzeko eskerrik asko eskerrik asko

eguerdi on berriro ere galdera zehatz bat egin dizut eta

atzo protagonistak izan ziren hemen esnearen pnla eta tomatea gaurkoan zeure bitartez sagarra ere protagonista izango da zeren nire galderari

pasa zenutela txostena udal hauteskundeak zirela eta

baina barkatu bi mila hamairuan esan zuen lehendakariak eta nahi baduzue denborarik ez daukat baina hitzez hitz esan zuen beste gauzen artean esan zuen bi mila hamairua erabiliko dugu atariko lanak egiteko

ezarri diagnosia egin eta egoera finkatzeko hala esan zuen eta bi mila hamalauan plana lantzeko barkatu oker ez banago

eta plan bat zuk ondo esan duzu egiten da beste eragile batzuekin eta hori beharrezkoa da baina hori dena patxi lópez lehendakaria zen garaiko

eginak zituen eta zuek bazter batean utzi duzue

ez zuek adanismoa praktikatzen duzue beste askok bezala beste lekutan kritikatuak izaten direla eta baina zuek

baita eragile askokin egindakoak herritarrekin egindakoak udaletxe eta diputazioekin egindakoak

grabea da zeren eta azken finean bai grabea da beste lanak herritarrei iruzur egitea da ze lanketa horiek herritar ordezkariek egindakoak dira

errespetu falta ere bada eta nik eskatuko nizuke bai eskatuko nizuke

eta eskerrik asko elola jauna denbora amaitu zaizu oregi anderea zurea da hitza

bai egun on berriro ere ba ez dakit elola jauna adanismoa

edo kezkatzekoa den baina foto fixoak izatea baita

komenigarria garraio munduan dakizun bezala ondo dakizuen lez administrazio guztia gaude bai lokalak bai foralak bai

baita estatuko gobernuak ere eta horiek denak adosteko eta

beharrezkoa da lan horiek elkarlan izatea eta adostasunak topatzea guretzat erraza izango litzateke

plan bat planak eginda daude eta erabilita daude aurretik egindako guztiak noski jakina oso erraza izango litzateke gobernu kontseilura eraman eta onartu gure kabuz

baina pentsatzen dugu onartzen dugunean plangintza bat plangintza horrek eraginkorra

guztion adostasuna eta besteen konpetentzien errespetu handiz horregatik lantzen ari gara besteekin gehienbat

eta baita foru aldundiekin eta espero dut lehenbailehen edukitzea plangintza hori eta gainera adostuta ez bakarrik onartuta baizik eta adostuta eskerrik asko

eskerrik asko sailburu anderea osoko bilkura amaitzeko

kobane askatzeko eta berreraikitzeko nazioarteko mobilizazioa babestea emakume eta gizon kurduen erresistentzia bipilak rojavako muga eskualdean bultza egin zien mundu guztiko pertsona eta gobernuei arrakastaz uxatzera isis estatu islamikoaren setioa kobane hirian duela urtebete inguru

burututako errukigabeko bortizkeriaren eta ikaragarrizko ankerkeriaren aurrean horri erantzunez bi mila hamalauko azaroaren batean nazioarteko dei bat zabaldu zen mundu guztian kobaneren eta gizateriaren aldeko nazioarteko ekintza egun bat egiteko

beren elkartasuna erakutsi dezaten kobanerekin laguntza humanitario eta materiala eskatuz hala ere sostengu ofizialik ez denez logistika aldetik cobanera laguntza bidaltzeko laguntzak ezin konta ahal zailtasun aurkitu ditu eta kobaneko herritarrek sufritzen jarraitu dute

gehiagoko leku baten bila horregatik are urgenteagoa da korredore humanitario bat sortzea turkiatik kobaneraino laguntza hiriraino

diyarbakir abdullah

legebiltzarrak gobernuari gogorarazten dizkio ganbara parlamentarioan hartutako erabakiak

eta eskatzen dio abian jar ditzala legebiltzarraren aginduok

eusko legebiltzarrak adierazpen honen berri emango die europako batzordeari europar batasuneko kanpo gaietarako eta segurtasun politikarako

goi ordezkariari europako segurtasun eta lankidetzako antolakundeari eta turkiako enbaxadari besterik gabe gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari amaiera ematen